egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu eta gaur

minutu bateko isilunearekin hasiko dugu beraz zutik jarririk

eta seigarren puntua beste baterako utzi dela gai zerrendako lehenengo puntua bateraezintasunen batzordearen irizpena

administrazio kontseiluko hautagaiaren bateragarritasun egoeraren gainean egina irizpenari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena eta hala badagokio kontseilu horretako kideak izendatzea batzordeko kideren batek irizpenaren alde edo kontra hitz egin nahi du legebiltzar talderen batek irizpenaren edo aurka hitz egin nahi du besterik gabe bateraezintasunen batzordearen irizpena bozkatuko dugu beraz

bai atera egin da egia da

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita bat eman dugu bozka

beraz onartuta geratu da irizpena talde parlamentarioek esku hartzeko txanda bat zabalduko dugu ganberaren erregelamenduko berrehun eta hogeita hamalau puntu sei artikuluak jarritakoari jarraituz

talderen batek hitz egin nahi du bada jarraian euskal irrati telebista herri erakundeko administrazio kontseilurako kideak izendatzeko bozketa egin behar da legebiltzar taldeek adostutako hautagaien bi zerrenda banatu zaizkizue eta akordio bat dagoelarik izendapenak baieztapenez

beraz legeak eskatzen dituen bi herenak lortu ondoren euskal irrati telebista herri erakundeko administrazio kontseilurako kideak izendatuta gelditu dira honako jaun andreak allende arias manuel gallástegui oyarzábal miren

gutiérrez paz arantza iturrate ibarra iñigo larrea larrondo andeka

mendizabal mendizabal garbiñe merodio urbaneja iker molina pérez rakel munarriz olloqui fermín torres

elgezabal saioa talde parlamentarioak aurkeztutako hautagaiak eta erakunde eta elkarteek aurkeztutako hautagaiak arejita oñarte etxebarria adolfo mendizabal juaristi juan bautista uriarte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

banatu zaizuen dokumentazioan daukazue jaurlaritzaren irizpidea eta horrenbestez irakurri gabe eztabaidari ekingo hemen aldeko txanda eta kontrako txanda bat dago aldeko txandan nork parte hartu nahi du eh bildu taldeaz aparte elkarrekin podemos ezker anitza besterik ez beraz aldeko txandarekin hasiko gara agirre

zentzu batean zein kontrakoan eta horregatik gaur euskaraz jakiteko eskubidea bermatzeko lege proposamen honen inguruan aritzeko ariketa arrazional bat egin gurako nuke ahalik eta orekatuen izateko

honen helburu nagusiari hau da euskara jakiteko eskubideari izan ere lege proposamen honek denok euskaraz jakitea bermatzeaz gain justu kontrakoa ere bermatzen duelako hau da

euskaraz jakin ala ez erabaki pertsonal hutsa bilakatuko da guk proposatzen dugunarekin euskaraz jakin nahi ez duenak ez du jakingo horrela erabaki duelako dena delako arrazoiengatik ez naiz sartuko horretan baina sekula ere ez da izango erakundeek administrazioak horretarako aukerarik eman ez diolako beraz gure lege proposamenarekin euskaraz jakin gura ez duten horien eskubidea bermatuko da lehenengo eta behin ezin izango dute esan diskriminatuta daudenik eduki edukiko dutelako gainontzekoek bezala euskaraz jakiteko eskubidea norbanakoen aukera erabakia izango da azken finean

eta era berean gure lege proposamenarekin euskara jakin nahi duten guztiei ere eskubide hori bermatuko zaie gaur egun hori ez dagoelako bermatuta nahiz eta horrela jasota egon estatutuan eta euskararen legean

ez dago bermatuta arrazoi askorengatik batetik hezkuntza sistema berak oraindik ere ez duelako bermatzen ikasle guztiek derrigorrezko hezkuntza amaitzean

dirua ordaindu egin behar delako oraindik ere euskaraz ikasteko egia da administrazio ezberdinek diruz laguntzen dutela baina hori da laguntzak

ez ekitatiboak ere udalerrien araberakoak dira ez da berdin sestaon bizi zizurkilen edo laudion eta horren ondorioz herritarrek

hizkuntza eskola ofizialean gure lege proposamenarekin unibertsala izango da euskaraz jakiteko eskubidea eta horretarako jakina doakoa debalde behar da baldintza nahikoak egongo dira euskaraz jakiteko eskubidea herritar guztientzat bermatuta egoteko aukera berdintasunean eta modu ekitatiboan hori bai norbanako bakoitzak konpromisoa hartu beharko du ere eskaintzen zaion hori eta dagokion mailara iristeko konpromiso indibiduala izango da hori konpromiso kolektiboa ostera euskara jakiteko eskubidea bermatuta

autonomia erkidegoko administrazio orokorrari dagokio horrela jasotzen dugu atariko tituluan eta hortaz ezin izango da inor diskriminatu bere bizilekugatik ezta bestelako arrazoiengatik ere eta orain galdera da

esparruko erreferentzia aintzakotzat hartzen badugu hizkuntza baten jabe garela edo hizkuntza eskubide bat gozatzen ari garela esan daiteke

erreferentzia beraz hori oinarritzat hartuta gure lege proposamenean lehen tituluan hain zuzen ere hezkuntza sistemari dagokiona zehazten dugu

ikasle guztiek hizkuntza ofizial bietan be bi maila hau da ce bat baino maila baxuagoa eduki beharko dute hau da

ondo komunikatzeko gai izan beharko dira graduatu titulua jasotzeko hezkuntza sistemara berandu sartutako ikasleek zein behar bereziak dituztenek

modu pertsonalizatuan beharrezko komunikazio gaitasunak lortu arte bigarren tituluak berriz helduen

pertsona heldua hamasei urtetik gorakoa izango da eta hortaz hamasei urtetik gorako herritar guztiek ce bat mailako jakintza lortu arte doakoa debalde

euskaltegi publiko edo homologatuetan edo hizkuntza eskola ofizialean ikasten badute beste artikulu garrantzitsu bat dago ere bigarren titulu honen

hizkuntza ofizial biak ikasteko eskubidea dutela eta horretarako ba beharrezkoak diren neurriak hartuko direla eta hori bai eurek ere

eta amaitzeko administrazio orokorreko zein foru aldundiko edota tokiko administrazioko langileek ere euskara jakiteko eskubidea dute jakina baina administrazio publikoek beharrezko baliabide guztiak eskainiko dizkie edozein dela ere euren lan egoera euskara ikasteko jakiteko erabiltzeko eskubidea bermatzeko hauxe da labur esanda labur azalduta gure lege proposamena egia esateko ia honen berdina aurkeztu genuen aurreko legegintzaldiaren erdian orain dela urte bi pozgarria izan zen

eman ziolako eta gobernua babesten duten alderdiek ba aldeko botoa eman zutelako

akordiorako aukera urte bi pandemia bat eta hauteskunde batzuk eta gero ostera jaurlaritzak iritzia aldatu du eta

baietza eman zionari orain garamendik ezezkoa eman dio horretarako arrazoiak zaila da jakitea izan ere baiezkoa emateko gobernu programa eta euskararen agenda estrategikoa aipatzen zituen batak eta besteak ere gauza bera aipatzen du ezezkoa emateko ezin jakin beraz

baina egia da ere tartean pandemia bat eduki dugula eta horren ondorioz

esaterako milaka umerentzat eskola zen euskararekin zuten lotura bakarra edo duten lotura bakarra eta hilabeteetan galdu egin dute

ezin izan dituzte klaseak normaltasunez eman eta barnetegiak itxi egin behar izan dituzte eta jaurlaritzak horri aurre egin beharrean atzera egin du lege proposamen honi bide eman beharrean harresi bat jarri dio

argi ez dauden arrazoiengatik edo ulertzen ez diren arrazoiengatik gobernua babesten duten alderdiek modu arrazionalean azaldu ahal izatea itxaroten dut gure

rodilloaren politikaren beste ondorioetako bat ez genuke nahi izango euskara eta herritarren eskubideak rodillo horren biktimak izatea euskal herriaren zati honek aurrera egiten jarraitu behar duelako hemen ez dago zentralitate posiblerik eskubideak ez direlako negoziatzen hemen edo eskubideak errespetatzen dira edo ez dira errespetatzen ez dago erdibiderik lehengoan

derrigortasuna eztabaidatu genuenean eajko kideak esan zuen

zuek zaudetela zentralitatean eta geureak fantasiak direla eta bai arrazoia eman gura diot orduan ezin izan nion

fantasiak dira bai fantasia bat da hemen bizi garen herritarrok euskaraz jakitea gure fantasia ikastolen mugimendua sortu euskarazko hezkuntza posible egin zutenena bezalakoa da

gau eskoletan helduak euskalduntzen eta alfabetatzen hasi zirenena beste fantasia bat fisika kuantikoa euskaraz irakastea eta

dutenena da fantasia bat delako euskara jakitetik euskara erabiltzera jauzia egitea guk fantasiak eta ametsak

eskubidea aldarrikatzen dugu santimamiñen bizi zirenen ametsek ekarri gaituztelako honaino eta gure ametsetako bat delako euskaraz jaio euskaraz bizi eta euskaraz hil ahal izatea

ez ditugu gure ametsak aldatuko zuon legeak aldatuko ditugu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

zoritxarrez uste dut bakarrik gelditu garela eh bildu taldeak proposatzen duen

eta honekin batera euskararen egoeraren eta etorkizunaren inguruan eztabaidatzeko aukera bat galdu egingo dugu baita ere egia da proposatutako

aurre egiten baina gure taldearen iritziz funtsezkoak diren printzipio eta neurri batzuk legez jasotzea

hain zuzen ere euskararen doakotasunarekin eta ikasteko aukera bermatzearekin lotuta guk geuk egin ditugun aldarrikapenak jaso egiten ditu are gehiago edo espezifikoki zioen atalean

kontuan hartzen dira alde batetik hezkuntza sisteman derrigorrezko irakaskuntzaldia bukatzeak ez diela bermatzen ikasle guztiei euskaraz nahikotasunez

eta hori guretzat oso garrantzitsua da eta bestetik helduen euskalduntzearen alorrean herritarrek euskara ikastea ez dela eskubide unibertsal bat bezala jasotzen eta horren ondorioz herritarrek inbertsio ekonomiko

euskara jakin nahi baldin badute lege proposamen honek euskararen doakotasuna unibertsaltasuna eta berdintasuna bermatzea du helburu dagozkion neurriak horretarako lege bihurtuz lege batean sartuz eta helburua hau izanik ez dugu ulertzen

beste talde batzuen ezezkoa eta ezin gara ados egon ezta ere eusko jaurlaritzak adierazitako

oraingo lege proposamen hau aurreko egia da beste legegintzaldia aurreko legegintzaldian ere proposatu zela eta aurrera atera zela gai honen ingurukoa baina zuzenketa askorekin irten zen eta gainera kasu honetan aurrekoak aurreikusten ez dituen beste gauza batzuk ere aurreikusten ditu besteak beste

euskaltegi guztietan matrikulen prezioa hizkuntza eskola ofizialeko prezioarekin bateratzea eta hori guretzat ere

momentu honetan dauden diru laguntza programak badaude baina euskara ikasi nahi duen edonork lehenengo

jasoko du dirua eta jende askok ez dauka kapazitate ekonomikorik aurre egiteko hasierako ordainketa horri eta gainera

batzuetan hirurehun izan daitezke beste batzuetan bostehun izan daitezke eta hau

euskara ikasteko irisgarritasuna ez dago bermatuta zentzu honetan diru laguntzen bitartez

eta horregatik lege proposamen honek eskatzen duena da homogeneotasun eta irisgarritasun falta horri erantzutea hau da edozein pertsonak edozein dela bere klase soziala edo bere jatorria

ahal izatea nor egon daiteke horren kontra nolanahi ere legeak

jasotzen duenarekin batera guk premiazkoak ikusten ditugu beste neurri batzuk azpimarratzea

ikasketa ordu bakoitzeko prezio bakarra ezartzea aldi berean gure taldeari ere kezkagarria iruditzen zaio

urte amaieran oraindik euskaltegi homologatuak

euskaltegi pribatuak euskaltegi publikoen bikoitza dela

irizpideak berrikusi beharko lirateke besteak beste irakasleen lan baldintzak duinak bermatzeko izan ere euskaltegi publikoen sarean handitzen den arte euskaltegi

irakasleak arduratzen direlako herritarren euskalduntzeaz eta beste alde batetik hezkuntza sistemaz eta administrazioaz gain badaude beste esparru batzuk ere

handitu egin beharko liratekeen normalizazio planak aurreikusiz kasu askotan egungo errealitate soziologikoari

arautzen duen arau berri bat badago baina hori administrazioan eta sektore publikoan dauka bere eragin eremu guztia eta

isla eta ondorio sakonak izan ditzakeen beste neurri eta ekimen batzuk ere ausartak behar ditugula hala nola diru partida handiagoak beharko lirateke euskarazko literatura sorkuntzari laguntzeko

puntako ekoizpen euskal telebistan euskaraz eman ahal izateko hauek interneten euskararen presentzia eta

saltoki merkataritza gune lantoki lantegi industria gainerako merkataritza esparruetan euskararen aldeko apustu irmoa egiteko hainbat gauza dago oraindik egiteko

tamalez zoritxarrez gaur ez da lege proposamen hau izapidetuko oraingo honetan ez dugu eztabaida sakona edukiko honen inguruan espero dugu aurrerantzean dauzkagun erronkei behar bezala aurre egiteko kapazitatea edukitzea

euskara jakiteko eskubidea errealitate bihurtzeko eskerrik asko eskerrik asko gorrotxategi andrea aurkako txandara pasatuko gara
nork parte hartu nahi du aurkako txanda honetan mistoak

aurkako txandan beraz ba martínez andrea

no que es lo que pretenden ustedes muchas gracias eskerrik asko martínez andrea erantzunen txandara pasatuz eh bildu taldearen ez du hitzik hartu behar

gorrotxategi andreak hitza hartu behar du elkarrekin podemos taldearen ordezkaria zurea da hitza
adierazpen honen aurrean esango nuke eskubide eta

inguruko eztabaida horretan azpimarratu nahiko nuke gauza bat zenbat jende badago jenderik euskara ez dakienik eta beste aldean badago jenderik herri honetan gazteleraz ez dakienik eta horrekin bakarrik nik uste dut nahiko esaten dudala

eskerrik asko gorrotxategi andrea duplikan zerbait esan nahi du

aintzat hartzen den ala ez lege proposamena bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita bat eman dugu bozka hogeita zazpi boto alde cuarenta y seis contra ez da aintzat hartu lege proposamena jarraian boto azalpenera pasako gara euskal talde popularra ciudadanos taldearen ordezkaria barrio jauna zurea da hitza

mahaiburu andrea sailburuak legebiltzarkideak egun on guztioi azken lau urteetan

euskararen hizkuntza sustatzeko horren partaide

horrela izango da euskararen ezagutza eta erabilera areagotzeko herritarren hizkuntza eskubideak bermatzeko eta orohar

aurrera egiteko euskal sozialistak beti tinko izan gara euskararen alde mila bederatziehun eta laurogeita biko

izan gara eta horretaz noski baietz harro gaude gobernu akordioak eta gobernu programan euskararen normalizazioaren aldeko neurriak sartzen ditu pasatako legealdian hasi genuen ibilbidea sendotuz

ari dira gaurko ekimena pasatako legealdian eh bilduk eta podemosek lortu zuten akordioan oinarrituta dago gure ustez

euskararen legea daukagu akaso eguneratu beharrekoa gai honen inguruan lana eta bide honetatik jarraitzea proposatzen dugu adibiderik onena hala nola hamasei eta

arteko matrikularen doakotasuna hemendik aurrera aurrerapauso gehiago emateko izango dugu elkarlanaren bitartez eta akaso gure

berriztuz eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna euzko abertzaleak aldasoro jauna zurea da hitza

egun on mahaiburu andrea jauna legebiltzarkideak

bueno ni berria naiz plaza honetan baina

kanpo ikuspegi bat behintzat ematen dizu eta egia esan gai hauek

tristura sortzen dit kostatu egin zait aurreko tramitera onartu zen lege proposamena irakurri oraingoa irakurri

diferentziak ikusteko akordio zabal batez aurkeztu zen urtebete pasatxo

eta gaur nonbait alde bakarrez norberaren interesak behar bada interes orokorretik haratago jarrita aurkezten da

gutxi ñabardurak eduki ditzazkeen lege proposamen bat

eta ce bateko ce bat arterako doakotasuna da horren adibidea non legegintzako legegintzaldiko helburu bezala

bere bidea egin beharko da ze honek irakurriak irakurri

zeinek azkarrago zein urrutirago zeinek gehiago eta gure ustez arnas luzeko politikatan horrela jokatzea antzua da antzua da eta bueno hizkuntza gutxitu batetaz ari garenean hizkuntza gutxitu baten

are eta motzagoa horrelako politiketan horrela jardutea baina nonbait egitea nekezagoa da

egotea baino eta esatea baino orduan nik

kudeatzen udaletxe batetik eta zerbait ikasi baldin badut izan da euskarak bere legeak izango ditu

hezkuntzara kirolera beraien legetan baldintzak ezartzea

eta baliabideak jartzeko edo bestela jardungo gara betiko errotondan bueltaka irtenbiderik gabe errukarri

gure lobbyak mantenduz baina irtenbiderik gabe ezinbestekoa da kirolean

egunerokoan bestela gurean jardungo dugu eta ez dugu aurrera pausorik emango ze

gaur egun doan da ematen diren diru laguntzak bai habek ematen dituenak bai foru aldundiak ematen dituenak edo udalak ematen ditugunak emanda

matrikulen bilakaera zein den nik horregatik esan dut tristura lehen debatea hori al da gaur egungo euskararen debatea

beste guztian dauzkagun gabeziak hau da

gaur egun dituen hainbeste euskaldun nola jarriko ditugu horiek euskaraz bizitzen horrek behar du erronka eta nik uste dut erronka

elkarrekin egin beharrekoa udalak aldundiak jaurlaritzak

debate politikotik atera eta sormenari ekin eta

ze politika diren egin behar ditugunak kalean ezagutzen duenak euskaraz jardun dezan

egin behar dugun bidea ze aurretik ere ez fantasia pentsatzen genuelako fantasia ez zela baizik eta sinisten genuelako ireki genituen gau eskolak

euskaraldiatik tira egiten ari gara eta aurrera begira hainbat eta hainbat ekimen egin eraman beharko ditugu aurrera baldin eta euskaraz

que da que pensar mila esker eskerrik asko aldasoro jauna gai zerrendako hirugarren puntua mozioa
jon hernández hidalgo elkarrekin podemos iu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua

greba deialdiari eman beharreko erantzunari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda hernández jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

aquí alguien no dice la verdad eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna zuzenketak

gustatuko litzaidake gauza bat garbi jartzea osakidetzako

oro har langileak berdin zait osakidetzakoak izan edota beste eremu batzuetakoak izan ez direla kapritxoz mobilizatzen alegia grebak egitea ez dela plazer bat bai herritarrontzat ez da erosoa kalera irtetea mobilizatzea

etengabe borrokan egotea konfrontazioan egotea

plantila handitzea eskatzeko hori egiten ari dira egonkortasuna eskatzeko hori egiten ari dira osakidetzan inbertsioa areagotzeko hori egiten ari dira

baita ere hori egiten ari dira bi mila bederatzitik berritu gabe eta negoziatu gabe dagoen lan hitzarmena negoziatu ahal izateko

gobernuarekin osakidetzarekin elkarrizketa abian egongo balitz negoziazioa berreskuratuta egongo balitz pentsatzen duzue osakidetzako langileak kalera aterako zirela

edota etengabe egongo zirela osakidetzan dagoen egoera

zeren osakidetzako langileek erakutsi dute arduraz jokatzen

dute gehien behar ditugunean aurpegia ematen dutela eta seguraski zuentzat ere ez da erosoa pentsatu nahi dut zuek ere ez zaudetela egoera honetan edota seguru nago ez dela horrela orduan galdera da

eta aberatsa dena da elkarrizketa jarri martxan negoziazioa berreskuratu eta hor urratsak ematea beraz galdera da zergatik ez da negoziatu nahi zeren hernández jaunak esan duen bezala

soilik kortesiako bilerak daudela eta azken urteotan egon dena dela bai maila orokorrean erkoreka jauna eta bai beste arloko

hartzen duzue edo uzten duzue eta gobernu honek

oso zaila dela lortzea sindikatu guztiak eta bederatzi dira ez dira gutxi eta kolore desberdinetakoak eta oso anitzak dira guztiak bat egitea

horren inguruan ausartu beharko litzateke beraz eta adibide bat

konfiantzak berreskuratzen eta konfiantzak berreskuratzeko ez legoke gaizki

betetzen hastea zeren egia da gobernu honen sinesgarritasuna ere kolokan badagoela eta zergatik akordioak ez dituelako egin diren akordioak ez dituelako bete eta ez da guk esaten dugulako zeren egia da ere akordio batzuk egon direla puntualak

akordioak ez direla bete eta beste adibide bat bi mila bederatzian mahai orokorrean inoizko akordiorik zabalena lortu zen inoizkoa

eta bertan gainera jasotzen zen zerbitzu berriak ez pribatizatzearena behin behinekotasunari amaiera ematearena bi mila hamareko dekretuan jaso zena

eta ordutik ere ez da bestelako akordiorik egon orduan zer gertatzen ari da zer gertatzen ari da baina badirudi arazoa

guztiok ez dugula osakidetzako egoera berdin ikusten

zer ikusten dugu ganbera honetako zati batek ikusten dugu

handia dela ikusten dugu kontratazioan izugarrizko behin behinekotasuna dagoela hilean hamaika zortzi bost

ikusten dugu osasun profesionalak estatuko beste osasun sistema batzuetara edota europako beste osasun sistema batzuetara doazela

lehen arretan medikuak erizainak administrariak falta direla ikusten dugu kontsulta presentzialak murriztu egin direla eta ia ezinezkoa dela kontsultak lortzea atzo bertan araban

kontsulta abenduak hogeita hiru atzo bertan araban traumatologian kontsulta ematen ari dira martxoak hogeita batean

desfasea dagoela eta milaka lanpostu daudela kode gabe

daudenak ikusten dugu ere azken urteotan gero eta zerbitzu gehiago pribatizatzen direla eta hor dugu anbulantzien adibidea hor dugu garbiketaren adibidea hor dugu elektromedikuntzaren

pandemia erdian gipuzkoan bukatzen da elektromedikuntzaren

kontratua esleipena ateratzen da

ateratzen du horko langileak kalera joan behar dira langile berriak sartu behar dira ez dute formakuntza eta bizkaian ere gertatu zen kaleratutako

aukera dago langile hauek subrogatzeko beraz ikusiko dugu zer zelan jokatuko duen osakidetzak zeren langile hauek inportanteak dira

mantentzen dituzte ikusi zer gertatu daitekeen momentu honetan horrelako aldaketa batekin ikusten dugu ere sententzian esaten dela

langileen segurtasuna bermatzen ikusten dugu ere euskal herriko enpresa feminizatuenean eta euskal herriko enpresa handienean oraindik ere berdintasun plana ez dugula ikusten dugu ere fakultatiboen opean

iruzurrarekin ez dela bukatu nahi eta galdera da ganbera honetako beste zatiak

telleríak esan zigun dena ondo zegoela rico jaunak esan zigun dena ez zegoela ondo beraz zer egin genezake guztion artean konponbidean jartzeko

zeren neurriak behar ditugu eta guk ez daukagu ahalmenik neurri horiek indarrean

gobernuak esaten du borondatea baduela beraz borondatea baldin badugu zein da arazoa neurri horiek indarrean sartzeko eta ez dugu ulertzen zein den arazoa edo non dauden zailtasunak zeren makina bat proposamen ari gara hemen eztabaidatzen zein da arazoa proposamen horiek

diren nondik datozen ez dut uste egoera dagoen bezala horrelako tontakerietan ibiliko garenik ez gara nekatuko

ez gara nekatuko osakidetzak behar duen plantilla izan arte eta hor azaleratu gabe dauden kode berriak ezarri arte gutxienez hiru mila direnak baina gehiago

ez gara nekatuko lehen arreta indartsu bat izan arte benetan arreta komunitarioa ezartzeko ez gara ez gara nekatuko anbulantzien sarea garbiketa medikuntza publifikatu arte ze gainera guztiei merkeago aterako

aztertu genezake kontuak kontuak oso argiak dira diru publikoarekin zenbat suposatzen duen enpresa bat kontratatzea edota zuzenean ematea eta galdera da zergatik orduan enpresak kanporatzen diren eta ez diren zuzenean zerbitzuak eskaintzen

begira osasun publikora begira etxeko lan asko ditugu erronka asko ditugu urteetan etxeko lan horiek ez direlako egin eta beraz pilatzen joan zaizkigu eta urteetako egiturazko

aurrean jarri gaitu eta horri gehitzen zaio garaiak aldatu direla eta osasun sistema ere garai berriei egokitu behar dela poblazioaren bilakaerari egokitu behar dela eta horrek eskatzen du

jarri behar garela baina hasteko hasteko borondatea baldin badago eta ez dut inoren borondatea kolokan jarri nahi osakidetza dagoen kolapso egoeratik larrialdi egoeratik atera beharra

eta horretarako neurriak behar ditugu neurriak behar ditugu ja

eta gobernuak horretarako bai dauka eskuduntza

esku bat botatzeko eta esku bat botatzeko ez lepora esku bat botatzeko pringatzeko lokazteko baita sindikatuak ere osakidetzako langileak ere

irekiko balitz jarrera defentsiboak alboratuko bagenu iruditzen zait guztiok irabazten irtengo ginakeela eta batez ere irabazten irtengo

osakidetzako erabiltzaileok eta osasun arretaren kalitatea eskerrik asko ubera
andrea euskal talde popularra ciudadanos taldearen ordezkaria garrido andrea zurea da hitza

testua bereziki azalduko dut nire txanda honetan uste dut podemosek aurkeztutako

gure testua proposamen zehatzekin aurkeztea erabaki genuen azkenean akordio bat ikusi dugu podemosen eta eh bilduren artean egia da bi

berdinak zirela eta horren arabera ba azkenean haien artean

heldu dira guk gurea defendatuko dugu eta gurea bozkatuko dugu kontuan izanik ere beste alderdiek

ez dute zuzenketarik aurkeztu

aurkeztu duten

ados gaude baina beste batzuekin ez eta nahiago dugu gure

eskerrik asko garrido andrea euskal sozialistak rico

mahaiburu andrea lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi

eskerrik asko martínez andrea erantzunen txandara pasatuz

son todos eskerrik asko hernández jauna ubera eh bildu taldearen ordezkariak dauka hitza

lehenengo eskertu nahi diot hernández jaunari ba bueno akordiora iristeko izan duen borondateagatik eta gaur lortutako

pentsatu nahi dut hemen ez gaudela oratoria lehiaketetarako edo literatura lehiaketetarako pentsatu nahi dut testuak ez direla

edukiak eta konpromisoak eta pentsatu nahi dut ere borondatea dagoela ez dut inoren borondatea kolokan

ez dakit zer pentsatu eta kontua da borondatea baldin badago zein den arazoa neurri argiak konpromiso zehatzak jasotzeko eta adosteko hori da ez duguna ulertzen eta batez ere zein arazo dagoen indarrean jartzeko

eta ez dugu eskatzen guk esaten duguna indarrean jartzea guri ez baldin baduguzue entzun nahi entzun entzun langileei

jaunak esan duen bezala denetariko sindikatuak ditugula eta ikusten ari gara batzordeetan zer esaten ari diren ez

hori da konpromiso argiak behar ditugu zeren konpromisoak baldin baditu gobernu honek zein arazo dago konpromiso argi horiek

hori da galdera zeren langileak nekatuta daude nekatuta daude

daude eta jada haserre ere badaude eta hau ez da pandemiaren kontua rico jauna ez zaitez ekibokatu hemen arazoa ez da pandemia hau lehendik

lehendik etorrita eta ikusita gainera hala ere lehenengo olatuan erakutsi zuten indarra gogoa honi aurre egiteko

zeren bide honetan beraien indarra gogoa borondatea beheraka doa beheraka doa eta zergatik doa beheraka ondoan ez dutelako inor aurkitzen bidelagunik aurkitzen jaurlaritzak abandonatu egin dituelako baliabideak ez direlako iristen neurriak ez direlako iristen eta hala ere deitzen zaienean lan bolondresa eskatzen egiten dute ehunetik berrehun ematen ari dira dena ematen ari dira

rico jauna espero dut aipatu duzuna osasun sailburuak adierazi duen negoziazioarena lehenbailehen ikustea eta gauzatzea benetan hori espero dugu zeren espero dugu zerbait ikasi izana ze hemen askotan aipatzen da ganbera honetan baina badirudi ikasi horren ondorioak ez direla iristen

ditugu orain telleria jaunak ba hainbat argudio eman dizkigu inbertsioen eta inguruan eta dokumentuak eta inguruan

dokumentu bat ez dakit begiratu duzun eustatekoa hori jaurlaritzarena da ez dut uste inongo

bertako zenbakia baina atzo ere comisionesek beste zenbaki bat eman zigun eta argudio hori ere zuek askotan erabiltzen duzue ez dela bakarrik inbertsioa baizik eta eraginkortasuna eta begira

gainerako osasun sistemetan gu baino ehuneko hogeia inbertsio txikiagoa izanik beraien adierazleak askoz ere hobeak dira beraz iruditzen zait

gureak baino hobeak dira eta zuek askotan aipatzen duzue eraginkortasuna agian buelta bat ere eman beharko genioke zer gertatzen ari den gure osasun sisteman azken urteetan

titular bidezko gestioari komunikazio bidezko gestioari amaiera eman behar diogula iruditzen zait horren inguruan badugula zer ikasi eta bukatzeko

esan zaigulako ez da momentua badirudi inoiz ez dela momentua

pandemia sasoian ez da momentua eajko jaun andreak esango digute noiz den momentua ez dakit elkarrizketarako

zuen esanetara eskerrik asko ubera andrea

tellería jauna mistoa ez du parte hartuko

eztabaida amaitu denez bozketara jarriko dugu elkarrekin podemos ezker anitza eta eh bilduk sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

ez da onartu erdibideko zuzenketa jarraian euskal talde popular ciudadanosek aurkeztu duen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

beraz ez da onartu osoko zuzenketa eta azkenik euskal sozialistak euzko abertzaleak aureztutako osoko zuzenketa bozkatuko dugu

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita hiru eman dugu bozka berrogeita bat boto alde hogeita zazpi contra zazpi abstentzio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

eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria den

sailburuak egun on legebiltzarkideok berriro ere bueno akordio batera heldu gara ez da oraindik banatu baina bueno gutxi gorabehera nik azaldu

espero dut orain lehenbailehen banatzea akordioa beste taldeak ikusteko gaur

proposamen bat ekartzen dugu legebiltzarrera esan behar dugu proposamen hau ez dela berria aurreko legealdian proposamen bera ekarri genuen eta akordio batera heldu ginela adostasun zabal batekin zeren aho batez aprobatu genuen testu bat eta horren arabera eusko jaurlaritzak egin behar zuen plan zehatz bat alzheimerrari buruz neurri zehatzekin

neurri zehatzak bideratzeko arazo hau eta gaixotasun honi aurre egiteko

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz mistoa martínez andrea

muchas gracias eskerrik asko martínez andrea eh bildu taldearen ordezkaria garde andrea zurea da hitza

egikaritzeko proposamena garrido andreak ekarrita berriro ere hortaz ez da gai berria

ia urtebete igaro da planaren inguruko akordioa erdietsi zenetik eta oraindik ez dugu plana martxan

horren inguruan galdetu diogu osasun sailari eta erantzun digu

oinarrizko dokumentua eta hortaz zirriborro fasean dagoela halaber horren barruan kokatzen den

pasa den abenduan aho batez adostu zen legebiltzar honetan

gaiak alderdi guzti guztiontzako berebiziko garrantzia zeukan eta lehenezkotzat hartu genuen

egutegia zehaztea eta atzerapenak ikusita esan beharra dago horren falta nabaria izan dela eta erdibideko hori

espero dut horrek zerbait jasotzea horren inguruan ikusiko dut ez dira bete

eta hori oso ulergarria da noski baina bien bitartean covid hemeretziak

baita euren senide eta zaintzaileenak ere egia da covid hemeretziak ezustean hartu gintuen guztiok baina estrategia eta plana martxan egon izan balira beste egoera batean egongo ginateke pandemia aurre egiteko seguraski

hortaz gure osoko zuzenketaren lehenengo puntuan eskatzen dugu akordioan jasotako edukiak sei hilabeteko epean egikaritzea finean egutegi minimo bat ezartzea

bai plana indarrean egotea are gehiago pandemia garai honetan erantzuteko eta tamalez etor daitezkeen beste batzuei aurre egiteko ere

eta horregatik uste dugu premiazkoa dela gure osoko zuzenketaren hirugarrena puntua ez da erdibideko horretan jaso baina hain zuzen euskal autonomia erkidegorako alzheimerraren plan integralak kontuan har dezala covid hemeretziagatik egoera soziosanitarioa hau da plana egokitu dadila gaur egun bizi dugun salbuespen egoerara

modu berezian eta larrian eragin die dementziarekin bizi diren pertsonei

pandemia garaian ez zaielako erantzun berezitu bat eman eta bortizki isolatuak izan direlako profesional aditu ikerketa askok ohartarazi dutenez dementziarekin bizi diren pertsonei bakardadeak eta isolamendu egoerak itzela sortu die kasu askotan bereziki zaila izan da egoiliarrek edota dementzia duten pertsonek ulertzea sikiera

zergatik ezin diren egon maite dituztenen ondoan gainera eguneroko ohiturak eten dira

erabat murriztu da bisitak irteerak ariketa fisikoa jarduera estimulatzaileak erabat eten egin dira horrek hainbat ondorio ekarri dituelarik

antsietatea depresioa nahasmena

sufrimendua zentzu horretan familiek ere jakinarazi dute pandemia garaian nabarmen egin duela okerrera dementziarekin bizi diren pertsona askoren adimen kognitiboa eta funtzionala

izan behar gara hortaz pandemiari aurre egiteko hartu ditugun euste neurriek ez dute balio pertsona guztien osasuna babesteko ezin dira neurriak orokortu

alzheimer gaitzaren erakunde nazionalaren zuzendari exekutiboak adierazi duena azpimarratu nahi dut haren hitzetan

ahulak babesteko gobernuek ezin diete uko egin beren dementzia plan edo garapen planetan identifikatutako konpromisoei premiazko ekintzak behar dira pandemiak aurrera egin ahala dementzia duten pertsonentzako zerbitzuak hobetzeko

esaterako osasun sailak irailean iragarritako protokoloa hain zuzen zentro soziosanitarioetan covid hemeretzitik babesteko protokoloa hauxe hemen bereizketa batzuk egiten dira

behar espezifikoak aintzat hartuz horrez gain aurreikusten dira ere egoitzetan bisitak eta irteera planak martxan jartzea

beti segurtasun neurriak mantenduz bat gatoz horrekin are gehiago pozgarria da guretzat aldaketa nabaria dakarrelako

eta kasu askotan ez da martxan jarri hala jakinarazi ziguten atzo bertan egoiliarren senideek guztioi gizarte politiketako batzordekide

egoitza asko erabat itxita jarraitzen dute horrek dakartzan guztiarekin hortaz protokolo ederra bai baina ezerezean geratu dena kasu askotan

aginduak behar ditugu benetan neurriak egikaritzea nahi badugu gauzak horrela arduraz jardun behar da eta kolektibo

noski birusaren kutsatzeak saihestu behar ditugu jakina

osasun emozionala ezta bizitzan poztasuna ematen dieten jarduerak ere

bakardadearekin amaitu behar dugu behingoz koronabirusarekin hiltzea ala bakardadean eta tristuraz hiltzea bidegurutze tragikoa badirudi ere

egiazko kontakizun bihurtu da bizitzea merezi duten bizitza duinak bermatu behar ditugu pertsona guzti guztientzako horretarako formula berritzaileak

birusa gelditzeko neurriak baita pertsona guztien osasun fisikoa eta mentala

zaila izan daiteke baina zalantzarik gabe ezinbestekoa da decía que morir con coronavirus

zentzu honetan eskerrik asko eskerrik asko
garde andrea euskal sozialistak rico jauna zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea sailburua legebiltzarkideok egun on denoi

eskerrik asko aiartza jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda elkarrekin podemos ezker anitza

egun on berriro bueno nuestra coalición

hernández jauna erantzunen txandara pasatuz norbaitek parte hartu nahi du bai

micheline selmesek alzheimer fundazioko lehendakariak dio

pandemiako eta konfinamenduko biktimak izan direla are gehiago konfinamenduak alzheimerra duten pertsonen egoera funtzionala kognitiboa eta fisikoa okertu duela dio

gaixotasunaren harridura eta aurrerapena bizkortu duelako zentzu berean

pazienteek gogor kaltetuak izan direla pandemian eta gaineratu du zailtasun gaindiezinak dituztela infekzioa prebenitzeko ohiturak ikasi

baina guk printzipioz ez ditugu bere zailtasunik gauzak ikasteko eta gainditzeko eta aplikatzeko eta uste dut pandemia ikasketa prozesu gisa ulertzen hasi beharko ginatekeela gaur atzo baino gehiago dakigu eta espero bihar baino gutxiago ez jakitea eta

egokitzeko eta moldatzeko kapazak izan behar gara pandemia ez da bihar amaituko

luzerako doa hortaz goazen ikasitakoak baliatzera aunque sea

bakarrik isolaturik bizi eta hil horrelakorik ezin da berriro ere gertatu

espezifikoa kontuan ez hartzea akatsa izan da no se puede

guretzako alzheimerraren plan integrala erreminta bat izan behar da

helburu batzuk lortzeko eta erronkei aurre egiteko eta zentzu horretan orain artean egindako akatsak gainditzeko baliagarria izan daitekeela uste dugu ez gaude birusari aurre egiteko erronkan eta atzerapena normala dela

oraindik normala dela esan dugu pandemiagatik asumitu dugu hori ez dugu zalantzan jarri baina eske erdibidekoan ez duzue egutegi minimorik zehazten

eta osasun munduko erakundeak horren inguruan hitz egiten du baita espainiar estatuko mahaian dagoen indarrean plana biak alzhéimer y otras demencias baina bueno sin más ez gara horretan tematu nahi izan eta ez da akordio batera heltzeko ere laura zuk bazeneukan nirekin hitz egitea ze ni

ez gara aurka aterako planaren aurka ez dugu hori egingo baina zenbait gauza kontuan hartzeko eta barnebiltzeko aukera galdu bat izan dela uste dugu eta

precisamente momentu aproposa litzatekeela plana egokitzeko eta bizi dugun salbuespen egoera aintzat hartzeko gaur ez da posible izan baina espero dugu laster hori aldatzea ez ba guztion eta batez ere herritarren

eskerrik asko garde andrea euskal sozialistak parte hartu behar du rico jauna zurea da hitza

eztabaida amaitu da eta bozketara jarriko dugu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

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita bi eman dugu bozka

beraz erdibideko zuzenketa onartuta geratu da gai zerrendako bosgarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena krisi

eta cultura industrian eragindako ondorioei aurre egiteko neurri eraginkorrak adostu beharraren inguruan eztabaida eta behin betiko

ordezkaria den estarrona jaunak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

bai eskerrik asko legebiltzarburu andrea eta egun on guztioi egun on kultura sailburu paradoxikoa izan zen pandemiaren unerik gogorrenetan boletin ofizialaren morroi ginen aste horietan gogoratuko duzue inork gutxik aipatzen zuen kultura oinarrizko gisa hau da premiazko eta jarduerak aipatzen zirenean horretan kultura ez zen hala ere itxialdiaren momenturik gogorrenetan kultura izan genuen arnasbide eta gure bizitza soziala murriztu behar izan dugun honetan ere kultura dugu nolabait arnasbide musika literatura bertsolaritza antzerkia dantza zinemagintza artea oro har etxean

egon ginenean geure buruarekin egotera ere behartu gintuen osasun krisiak eta besteak beste kulturaren benetako balioa eta ekarpena zein den gure bizitzetan gogorarazi zigun lehendabiziko benetako sektorea izan zen jarduera eteten

azkenekoak ere berriro abiatzen gaur da eguna oraindik aretoa askok pertsiana jaitsita dutenak eta horietako batzuk zoritxarrez ez dakigu noizbait irekitzeko aukera izango duten berriro ere kulturgintzan ezarri eta denbora mantendu zen neurri murriztaile batzuk

beste jarduera batzuetan ezarritakoekin eta hau gertatu zen besteak beste ez zitzaiolako aitortu duen izaera duen oinarrizko eta duen

berari ezin dugu atzera egin nolabait baina atzera begiratu bai eta orduan egindakoaz ikasi eta norabide egokian eraiki

araba bizkaia eta gipuzkoako legebiltzar honek kultura premia biziko ondasuna izendatuko du gizartean duen garrantzia aitortuz adierazpen inportantea da baina ezin da horretan geratu ezin da adierazpen hutsal batean geratu gure jatorrizko ekimenean jaurlaritzari eskatzen genion beharrezkoak diren ekintzak abiatu zitzala izendatzea gauzatzeko eta horrek eskatzen duen garapena efektibo egiteko ez da posible izan jaurlaritzak ez du hori bere gain hartu nahi izan nahiz eta horretarako eskumena badugun kultura eskumen konkurrentea den heinean konstituzioaren ehun eta berrogeita bederatzi puntu bi artikuluaren arabera eta gernikako estatutuaren

beraz pozik uste dugulako legebiltzarra kulturari premiazko izaera aitortzea inportantea dela badela zeozer esanguratsua

bere egin ez duelako edo ez izanagatik gaurkoan eta gaurkoan diot

kulturgintza eta kultur industria agenda politikoaren lehen lerrora behingoz ekartzeko eta hemen eta orain norabide zehatz batean eraikitzen jarraitzeko eta horregatik norabide horretan doa ere akordioan jaso dugun bigarren puntua

kulturara bideratzen diren aurrekontu publikoak mantendu ditzatela

eta uste dut hau inportantea dela hori bai pandemia bat pairatzen ari garen honetan testuinguru sozial eta ekonomikoak ahalbidetzen duen neurrian baina uste dugu gauzak ez badira askoz ere okerrera joaten datorren aurrekontu ekitaldian diru

araba bizkaia eta gipuzkoako erakundeei horretarako konpromisoa hartzeko deia egitea inportantea dela ekosistemako eragile kulturalak behin eta berriro kezka hori helarazten digutelako eta momentu honetan hori da euren kezka nagusienetariko bat beraz honek

bateko aurrekontuak diseinatzen ari diren honetan akordioaren hirugarren puntua

osasun egoeraren bilakaerak ahalbidetzen dituen kultur jarduerak modu seguruan egin daitezen kulturgileen herritarren eta gizartearen osasuna

hori bai hori bai osasun egoeraren bilakaera dela eta kultur jarduerak bertan behera utzi behar badira neurri konpentsatzaileak

eta neurri horiek ezin dira orain arte abiatutakoak izan edo ez horiek bakarrik argi geratu delako nolabait

onartuko denarekin ez duela asmatu neurri horiek abiatzerakoan ez dugu esaten konplikatua ez denik sektorea ezagututa

ezagututa baina hasieratik bai esan genuen laguntza horietan jarritako irizpide eta baldintza horiekin

izango zutela eta hala izan da eta hemen daukagu grafikoa non batez ere bi dirulaguntza lerro nagusi jarri ziren abian alde batetik sozietate eta elkarteei bideratutako dirulaguntza bi milioi eurotakoak non laurehun mila euro eskas gastatu diren hau da

hogei eta bestetik daukagu pertsona profesionalei kulturako pertsona profesionalei bideratutako lanbidearen bitartez kudeatutako bi milioi eta erdiko diru partida ezarri zena

gastatu direnak bakarrik ehuneko hamazazpi koma hiru beraz zeozer

ez du funtzionatu horregatik eta akordioarekin jarraituz akordioaren laugarren puntuan horrela jaso dugu

neurri berriak abiatzea eta halaber indarrean dauden laguntzen irizpide baldintza eta betebeharrak berraztertu ditzala hiru milioi zazpiehun mila euro gelditu dira lau milioi eta erdietatik

besteak beste kultur laguntza horiek inkonpatibleak direlako zergatik izan daitezke plan renove bezalako laguntza konpatibleak

abiatutakoarekin eta kulturgintzan abiatutakoak ezin dira konpatibleak izan hori da egiten dugun eta luzatzen dugun galdera eta azkenik erdietsi eta sinatu dugun bost puntutako akordio honetan beste puntu bat

jaurlaritzari eskatzen diogulako europako funtsetan kultura industria eta kultur sareari begirako proiektuak garatu eta aurkeztu ditzala sektorearekin landuta gizarte eta lurralde kohesioa aintzat hartuz eztabaidatzen

hasi al gara jaurlaritzak bere lehendabiziko zerrenda horretan aurkeztu dituen proiektuen inguruan arte ederretako museo berriaren eraikuntza edo

baina ez gara horretan sartuko baizik eta uste dugu zentratu behar garela aurkezten diren proiektu horietan

proiektuak eta hori eta gaur hemen adostu dugun bezala sektorearekin lagunduta elkarlanean egiten baldin bada hori egon gaitezke ziur horrela izango dela edo behintzat orain dagoen desoreka handi hori nolabait apur bat orekatu egingo dela aurrekoan gainera esan genion

berreskuratzeari eskainitako errekuperazio eta erresilientzia mekanismoan kulturaren eta sorkuntzaren sektoreetara eta industrietara gutxienez ehuneko

horrela zehazten du europar batasunak eta hasierako zerrenda horretan aurkeztutako proiektuekin ez gara heltzen europar batasunak zehazten duen minimo horretara beraz azken puntu hau oso inportantea da ere euskal

uste dugu modu partekatuan eta modu zuzenean jorratu landu eta proiektuak aurkeztu behar ditugula finantzatuak izateko

akordioa ona dela eta eskerrak eman nahi dizkiot mikel arruabarrenari bera egon delako ere hau gauzatzeko beren bitartez egin dugulako akordioa eta lehen esan dudan bezala gutxienez oinarri bat da eta uste dut oinarri sendo bat dela oinarri bat elkarlanean eraikitzen jarraitzeko oinarri bat gure sortzaileek bizi duten egoerari erantzuteko zeren eta egoera latza da oso latza da kezkagarria da

elkarrizketa batean honako hau covid hemeretziak eragin dit emozionalki sentsibleago egotea eta indar gutxiago izatea indar handia atera behar duzu barrenetik proiektuak martxan jartzeko

jaso zenezake albiste oso pozgarri eta motibagarriren bat hango edo hemengo deiren bat baina atzetik beste bi datoz txarrak hondoratzaileak

benetako elkarlanaren eta elkartasunaren garrantzia momentu zehatz honetan sortzaileei dagokienez emozionalki guzti honek gizartean eta kulturgintzan

nola ez izaten ari duen eragina oso inportantea izaten ari delako eragin emozional hori gainera kulturako sistema maila guztietan izaten

azken kultur esperientzia askotan kulturgintzaz hitz egiten duzunean eta atril honetatik pues zita bibliografiko historikoak erabiltzen diren horretan edo artista idazle haundien horiek erabiltzen diren honetan nik gaurkoan

konpartitu nire azkenengo kultur esperientzia bai

arte eta lanbide eskolara hemen ondoan dagoen arte eta lanbide eskolara joaterakoan pues bueno sei urteko umemoko batek oparitu zidan

marrazki honen harira eta benetan pues bueno kultur esperientzia bezala eta emozionalki horrek suposatzen duena

kultur esperientzietan murgilduta egon ahal izatea denbora tarte horietan eta

honetatik ihes egiteko aukera izatea eta gurekin partekatu ahal izatea uste dut oso inportantea dela eta oso esperientzia emozional kultural polita dela zeren eta kultur esperientziek maila guztietan eta kultur imajinarioak munduan

egiten laguntzen digute barne mundua elikatzen digute zentzuaren eraikuntzan laguntzen digute geure buruaren eraikuntzan laguntzen digute

jolaserako espazioa sortzen dute arakatzera gonbidatzen gaituzte eta batez ere komunitate bateko kideek sentiarazten gaituzte eskerrik asko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

muchas gracias eskerrik asko barrio jauna elkarrekin podemos ezker anitza taldeko ordezkaria angulo jauna zurea da hitza

mistoaren ordezkaria martínez andrea zurea da hitza

lehendakari sailburu eguerdi on guztioi hain luze egiten ari zaizkigun azken bederatzi hilabete hauetan

dena hankaz gora jarri du ekonomia osasuna gizarte erlazioak hamaika gai ezberdinez hitz egin dugu hemen azken bolada honetan gure osasun sistemaz

dendari eta ostalaritzaz pandemia global baten aurrean gaude eta bere

eta nola ez euskal ekosistema kulturala ez da talka honetatik kanpo geratu lehen hilabetetako geldiera totalaren ondoren

eta horrek nola ez bere ondorioak ekarri ditu kultur merkatuarentzat asko izan dira eta ez txikiak sektore kulturalak jasan dituen oztopoak eta horregatik nire taldeak bere gertutasuna adierazi nahi dio kaltetuta izaten ari den kultur sektore osoari porque hoy lo que traemos a esta cámara

edota ez dagoela ezer egiten egia da lehenengo egunetan denok galduta egon ginela

sektorearen ordezkarien eskutik kultur sektorea uneoro egon da erakunde guztiekin kontaktuan ezin dugu ahazut adibidez aldundiek bultzatutako neurri azkar eta sendoak

hau da zalantzarik gabe neurri koiunturalen bidea beran jarraitu beharko dugu krisiaren talka gogorrena pasa arte behintzat bizi garen egoera aldakor honetan beharrezkoa izango da gure estrategia eta erantzunak moldatzen joatea covid hemeretziaren mehatxuak geure artean dagoen bitartean erne egon beharko gara

sea una realidad sektorearen profesionalizazioa funtsezko pauso bat da

igo gaitezen artistaren estatutuaren trenera behar beharrezkoa da sektoreari estalki legal sendo bat eskaintzea egin dezagun kulturaren sarean ere

egin diezaiogun frente aurrean daukagun erronkei anbizioz

neurri koiunturalak pandemiaren ondorioz gertatutako krisitik ateratzeko

erronkak ikuspuntutik galdu gabe besterik gabe eskerrik asko
eskerrik asko zuri alonso jauna euzko abertzaleen taldea

eztabaida eremua zabaltzen eta zabaltzen joan dela artisten estatutua agertu da mecenazgoa agertu da baina bueno gure eskuhartzearen ildo nagusia joango da kulturak

inguruan eta kontua da covidak aste luzez konfinatu gaituela etxean eta bueno konfinamendutik urten ginenean oso mugatua egon zen bai kultura eta bai beste

guztiak ere eta honen aurrean modu eskematikoan esanda gobernuak zer egin zuen hiru neurri nagusi alde batetik segurtasun protokolo bat

egin zuen bateragarriak egin zituena segurtasuna eta kultur ekimenak gobernu honen apustua izan zen sekula pertsianak

konfinamenduaren ostean osasuna eta ekonomia gauza beraren bi aurpegi direlako bigarrenak aurrekontuak mantendu eta gainera publiko egin mantentzearen aldeko

aldetik joan da europa eta europatik zetozen uhinak nik uste

irteera europaren gidalerro nagusiak direla inbertsioarekin aurre egin behar zaiola eta kasu honetan ere kulturaren

irtenbide berri hau ezta eta hirugarrena diru laguntza zuzenen kontua dago hor

diru laguntza lerro zabaldu ziren bata micropymei eta bestea sortzaile edo profesionalei eskainia eta hor egia da bueno sistema beraren

edo aurkitu dituela gobernuak eta sistema diodanean

hor aipatu da intermitentzia industriaren intermitentzia industriaren atomizazioa industriaren

ahula baina esan behar da eman ez diren

edo exekutatu ez den diru laguntza horiek beste esparru batzutara bidaliko direla edo bideratuko direla

durangoko azokara digitalizaziora eta abar beraz

aipatuko ditugu hor bueno kultura esparruari eskaini ahal zaion hausnarketa gainontzeko eremuari

eskaintzen zaie eta da guk gure plangintza daukagu

badatoz gobernua lanean dabil proiektuak aurkezteko baina funtsak badatoz bultzada emango diete proiektuari baina bestela ere

gure baliabideekin aurre egingo diogu barrio jaunak aipatu duen kultura plan

bi mila hogeita bi kultura plan horri se comentaba también

en euskadi eta podemosek aipatu du artisten estatutua bueno hori ere aipatu zen izan ere bueno aipatu zuen zupiria jaunak

eta araudia falta bat zegoela eta helburu moduan jarri zuen legegintzaldi honetan estatutu hori garatzea beraz bi kontu horiek

erdibidekoan baina garatuko ditu gobernuak edo garatzearen proposamena jadanik egin zuelako

eta bukatzeko udaberri hasieran eta aurretik esaten genuen kultura euskal kultura loraldia batean zegoela eta loreen sasoian

gure lorategia ezta baina guk komentzituta gaude

hiru arrazoi nagusiengatik lehenengo talentua gure artean dagoelako

covidak herrialde garatu guztiak kolpatu ditu moduan antzekoan eta beraz talentuak gurekin jarraitzen du ez da kanpora joan bigarrena ildo nagusiak

barne barrio jauna aktibo jarraitzen duelako balio berak dituztelako eta nik uste erronka dela kultur plan horiek berraztertu bai baina mantentzea eta hirugarrenik hirugarren arrazoia

izugarrizko gogoak ditugula kultura eta normaltasunaren egarriz dagoelako gizartea beraz euskal kultura berriz ere loratuko da hori da gobernuak egiten duen apostua eta guk ere daukagun inpresioa

erakunde publiko eta gizarte mailan bukatzeko

akordioagatik eta gonbidapena egin aurrekontuak badatoz bai influitzeko aukera badaukazue eta hurbildu mahaira eskerrik asko
eskerrik asko arruabarrena jauna erantzunen txandan

eztabaida amaitu da eta bozketara jarriko dugu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

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita bi eman dugu bozka hirurogeita hamairu boto alde

gai zerrenda agortu dugunez osoko bilkurari amaiera ematen diot esan nahi dizuet jarraian euskaraldiari legebiltzarrak ongietorria emango diola